osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet hamabosgarren puntua beste baterako utzi dela

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina

gaitasunak handitzeko aurreikuspenari buruz atutxa jauna zurea da hitza

lehendakaria lehenengo lehendakariordea sailburuak legebiltzarkideok egun on bi mila hogei bi mila hogeita bost euskadiko segurtasun publikoko plan orokorra

segurtasunean inplikatutako erakunde guztien ekimenak jasotzen ditu eusko jaurlaritzako segurtasun sailak koordinatutako lana islatzen du

lerrokatuak koordinatuak eta lehenetsiak eta euskadin segurtasun publikoko integralaren paradigma berri bat planteatzen du

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzar jaun andreok egun on guztioi atutxa jauna ondo esan duzun moduan

bi mila hemezortzian izan zuen bere ibilbidea duela beraz

funtsean tresna teknologiko honen helburua da herritarrei emergentzietako koordinazio gunearekin konexio erraza azkarra eta zuzena ahalbidetzea tresna aurreratua da inolako zalantzarik gabe izan ere besteak beste dei egiten duen herritarraren

ematen duelako eta baita ere hitzik egin gabe ere

ahalbidetzen duelako posibilitate hori are gehiago

posibilitatea ematen du eta baita kontakturako pertsonak identifikatzea edota bere kasuan larrialdia pertsonalizatzea hau posibilitate oso garrantzitsua da gaur egunean berrogeita hamairu mila deskarga baino

honek eta esperientziak erakusten duenaren arabera deskargarik gehienak egiten dira tresna

emateko kanpainak egiten direnean egiten direla tresna honen erabilerak gora egin du nabarmen azken urte honetan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

lehendakari andrea mila esker egun on guztioi lehendakari jauna egun on herri gisara ditugun erronkak izugarriak dira kasu

badakigu eta erlojuz kontra aritze horrek eraman gaitzake egoera atzeraezinetara beraz

egoera pandemiko gogor batetik ateratzen ari gara eta oraindik ere uste dut zuhurtasun handiz aritu behar dugula zentzu honetan izan ere nolabait pantaila pasa dugu baina benetan diot uste dudala zuhurtasun handiz aritu behar dugula datozen hilabeteetan dena den egia da

epe ertain eta luzerako begirada eskatzen digu halabeharrez baita gaur bertan hartu behar ditugun erabakiekiko ere

politikaren helburu ederrena da baldintzak sortzea pertsonen ongizate eta zoriontasuna handiagoa izan dadin gogoratuko zaren bezala gero

eta jarraitu zenuen egiten ari naizen planteamendu hau ez da datorren urteko gaur bezalako egun bati begira epe ertain eta luzerako begirada duen lankidetzako planteamendu kolaboratiboa da eta amaitu zenuen helburu hori

horregatik merezi du estrategia partekatzea auzolanean aritzea eta garai berri honetan indarrak elkartzea euskal gizartearen zerbitzura horregatik gaurko galdera urkullu jauna zertan gauzatu behar duen jaurlaritzak gobernantza kolaboratiboaren

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on iriarte andrea zure galdera erantzutera

lehenik eta behin hiru kontzeptu argitu nahiko nituzke eta argituko ditut gobernantza

bere eskumeneko politika publikoak kudeatzeko modua da kogobernantza exekutiboen artean partekatutako erabaki prozesuak eta gauzatu beharrekoak dira

parte hartzaileei dagokie eta prozesu horietan hainbat eragile instituzionalek eta sozialek hartzen dute parte eta adostutakoa egiten konprometitu

gobernuaren eta oposizioaren arteko akordio eta desadostasunen dialektika eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

egin duzun banaketa honetan ez dakit ze lekutan uzten duzuen oposizioa urkullu jauna

besteak beste herri honen ordezkaritza bat dauka eta euskal herria bilduk herri honetako bigarren indarra bezala herri honen ordezkaritza zabal bat eta hitzak haizeak eramaten ditu ekintzez hornitzen ez baldin badira

begira martxoaren hamazazpitik ez gara elkartu eta ez da hainbeste zu eta ni gehiago da lehen esaten nizuna

zure aldetik eta nik nire aldetik eta oposizioko beste taldeek ordezkatzen dutena orduan martxoaren hamazazpian europako funtsen inguruan proposamen bat helarazi nizun erregutzea baino ez zitzaidan falta izan erantzun bat eman zeniezadan baina ez zen erantzunik etorri beste proposamen bat egin dugu euskadi nexten hiru proiektuen inguruan

eta orain bi mila hogeiko aurrekontuen atarian gaude eta zer dakigu aurrekontu horiez urkullu jauna ni

zur eta lur geratzen naiz gobernu bozeramaleari entzuten diodanean esaten interlokuzioa zabaldu dela

hori da lankidetzarako planteamendu kolaboratiboa nik esango nuke gehiengo osoaren segurtasunean atzera urratsa dela

gidalerro horien inguruko xehetasunak azpiazu jaunak ematen zizkigulako eta orain hori ere ez begira nafarroan adibidez

asteak dira gai honen inguruan hizketan ari garela bilerak egiten ari garela eta

herenegun hasi zen negoziazioa gobernuaren aurreproiektuan eragiteko eta asmoa eta aukera daukagula esango dizut beste horrenbeste madrilen

egiten duzuela eta egiten duela zure alderdiak behin eta berriro aurrekontuak bezalako akordio politiko batean borondatea baldin badago benetako borondatea gai guztiak jartzen direlako mahai gainean eta ez partida gorabehera
ezohiko garai bateko erantzunak eman behar ditugu eskerrik asko iriarte andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea uste dut argi utzi dizudala nire ustez zer den gobernantza ze

kontua den gobernuaren eta oposizioaren arteko bai akordioak eta baita desadostasunen dialektikaren esparruan

planteatutako gai batzuei ere erantzun nizkizula dena den itxura

gizarteak botoen bidez erabakitzen duen erantzukizunaren arabera gauzatu behar da eta oinarri hori hartuta norberaren erantzukizunei erantzutea ezinbestekoa da eta gobernantzari buruzko adibide batzuk jarriko dizkizut labiren funtzionamendua berpiztu edo euskadi next bi mila hogeita hamar agenda zientzia teknologia eta berrikuntzarako kontseilua

kolaboratiboarenak beste batzuk biak elkarrizketaren estrategia partekatuaren batera hartutako erabakien eta auzolanaren adibideak dira gurean aplikatuta erabakiak partekatzeko espazioak indartu behar ditugu bai norberaren eskumen eremua errespetatuz

auzolanaren kolaborazioaren eredua bultzatzen ari gara eta eredu hori aplika daiteke adibidez hemen izapidetzen ari diren hamazazpi lege proiektuetan edo iritsiko diren beste hamabi lege proiektuetan baita ere hemen aurkeztutako mozioetan

hezkuntza ereduen edo ikus entzunezkoen arloetan zuen taldearekin adostasunak lortu genituen

auzolanaren kontzeptua eguneratu eta garatzen du elkarrizketa eskatzen du akordiorako borondatea duen elkarrizketa baita ere eta

oposizioaren eta gobernuaren edo oposizioaren gobernuaren kontrola eta ebaluazioa egitea dagokiolarik edonola ere politikak ez du funtzionatzen niretzat behintzat

edo ezer ez formularen bidez denoi uste dut dagokigula paradigma hori ulertzea en todo caso lo que

gai zerrendako hirugarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina etxebizitzak euskadin duen egoerari buruz

bi mila hemezortzian kongresuan izan zen aukera bueno lege proposamen bat aurkeztu zen sustatu zuena hain zuzen ere

etxebizitzaren alokairuen prezioa erregulatu arautu eta

ekiditea kasu hartan egun hartan zure alderdia eaj abstenitu egin zen aintzat hartzeko

guk hemen gai honen inguruan baita ere bai aurreko legegintzaldian eta baita honetan ere

ekimenak egin izan ditugu etxebizitzaren alokairuaren prezioa arautzeko murrizteko eta arautzeko eta kasu hauetan esan izan zaigu gobernutik juridiko falta dagoela gaur badaukagu espainiako gobernuak eta

horretan lan horretatik badago lege proiektu bat zeinarengatik berriz ere alokairuen prezioa arautu egingo den murrizteko hain zuzen ere eta kasu honetan esaten zaigu edo eajk esaten du ba bueno hemen badagoela lege propioa bueno lege propio bat portzierto bere garaian ortuzarrek esan zuena ba

kontua da joan etorri asko ikusten ditugula gobernuarengandik alderdi

gai honen inguruan eta azkenean hemen erabaki behar dena da etxebizitza eskubide oinarrizko bezala kontsideratzen den

eskubide oinarrizko bat asetu ahal izateko edo kontsideratzen den espekulaziorako ondasun bat besterik gabe eta hori dela eta nire galdera eta lege berri hau etorriko dela galdera luzatzen dizudana da plan daukan zure gobernuak lege berri hau indarrean martxan jartzen denean euskadiko etxebizitzaren inguruko
konponbidea emateko eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

horixe da gorrotxategi andrea hain zuzen ere eusko jaurlaritzak azken urteotan garatu duen etxebizitza politikaren lehentasun bat horrela dago jasota gure gobernu programan hiru konpromiso eta hogeita hamar ekimen zehatzekin

aitzindariak izan ginen bi mila hamabostean etxebizitzarako eskubide subjektiboa legez aitortu genuelako orain arte

lege horrek erakunde publikoek etxebizitza erosteko lehentasuna edo atzera eskuratzeko duten eskubidea jasotzen du azken hiru urte hauetan

etxebizitzaren alokairua ordaintzeko eta gure etxebizitza politikaren gakoetako bat denboran irautea izan da

horren emaitzak positiboak eta aitortuak izan egin dira eta ondo dakizunez gorrotxategi andrea eredugarriak izan dira espainiako gobernuarentzako
lege proiektua prestatzeko momentuan eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gorrotxategi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko esaten duzu euskadin gauzak egiten ari direla egia da baina oraindik gauza asko egiteko dago los datos efectivamente

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera carlos iturgaiz angulo euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

ziurgabetasun gero eta handiagoari buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

eskerrik asko iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza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

eskerrik asko iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

dena den adostutako konpromiso batean atzerapena beti da arazo bat eta kasu honetan aukera bat galtzea dakar europako erakundeentzako trenbide konexio hori lehentasun bat da aukera bat europako korridore atlantikoaren komunikazioak

akordioak jasotzen du obra guztiak burutu behar direla eta hiriburuetara iritsi behar direla

eusko jaurlaritzak konpromiso horiek osorik betetzea eskatzen jarraituko du eta kudeaketa aukera guztiak aztertzea eskaini dugu

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera amaia martínez grisaleña

lehenengo alarma egoeran ezarritako isunak ordaintzeari buruz martínez andrea zurea da hitza

ha cambiado de criterio muchas gracias eskerrik asko martínez andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza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

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eusko jaurlaritzako goi kargudunei bideratutako gastu publikoa igotzeari buruz barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna ez da lehenaldia gai hau mahai gainera dakarzuna eta honen harira duela gutxi antzeko idatzizko informazioa eskatu diguzu

nonbait aurrekoetan lortu ez duguna ea oraingo honetan lortzen dugun eta zuri argi gera dakizun kezkatzen zaituen hori zure aurreiritziak desagerrarazten saiatuko naiz eta horretarako zer hobeto datuak tajus erabili eta bere testuinguruan kokatzea baino

baina datu eta kontzeptu horiek zuzen erabiltzea eta araudiaren arabera interpretatzea komeni da egoeraren balorazio egoki bat egin nahi bada eta demagogiatik urrun nahi badugu pentsatu nahi dut

ez dutela asmo ezkuturik bestela pentsatuko nuke zure interpelazioaren asmoa bakarra kontakizun interesatu eta populista bat egitea izango litzatekeela

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

necesidad de gestión barrio jauna ez dizut ezer berririk kontatuko esaten badizut euskal administrazioaren tamaina eta neurri aukeren bila ari garela etengabe maila eta arlo guztietan betiere administrazioaren dimentsiomenduarekin

hori argi ikusten da adibidez iazko abenduaren hogeita bederatzian onartu genuen euskal sektore publikoaren lege proiektuan egun

horrekin lotuta duela egun batzuk ganbera honetan defendatu dut ekimen horren helburua edo defendatu dugu

eta neurri egokia lortzea dela hori da proiektuaren filosofia eta erdigunea administrazioaren erronkak handiak izaten dira eta ahaleginak etengabeak

eta zerbitzu publikoak indartzeko izan ere gure bizi kalitatearen eta oraingo eta hurrengo belaunaldientzat etorkizun hobe baten bermerik handienak dira

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera josu estarrona elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ate birakarien inguruan estarrona jauna zurea da hitza bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari egun on
oligopolio energetikoaren atrakoaz hitz egin genuen atzo

herritarrok ordaindu ez ditzaten neurriak ekarri genituen eta kontra bozkatu zenuen lehendakari zure alderdiarekin bat logikoa den bezala baina baita ere alderdi sozialista eta alderdi popularrarekin batera eta hau ere nahiko logikoa da eta ez da kasualitatea

nolabait azaltzen dute azkenean morrontza bat dago batzuen estrategian enpresa hauen administrazio kontseiluetan aulki bila eta hor dago eztabaida horren muinetako bat eta

ate birakari horien preso ere bada eta antonio miguel carmona politikari sozialista iberdrolara joan da presidenteorde bezala eta eta eztabaida piztu da nahiz eta horrelako alarmarik hemen ez den sortzen hemen ere ate birakariak ematen dira euskal autonomia erkidegoan baina ohikoa izateagatik ez da normala eta are gutxiago egokiagoa horregatik galdetzen dizugu ea zure gobernuak zeozer egiteko asmoa duen ate birakariekin amaitzeko

eskerrik asko estarrona jauna lehendakari jauna zurea da hitza

etika eta jokabide kode propioa du kode honek gobernuko kide guztiei eragiten die baita goi kargudunei edo zuzendaritza erantzukizuna dutenei ere eta kode etikoaren helburua da gobernua osatzen duten pertsona guztiek

galdetu duzu ea gobernua prest dagoen neurriak hartzeko egia esan hori izan zen bi mila hamairuko maiatzean hartu genuen lehenengoetako neurri bat

urtean jaurlaritzak eta legebiltzar honek bateraezintasunen legea onartu genuen ondoren

urtean lege hori garatzeko dekretua onartu genuen

ez bakarrik ardura dutenean baizik eta baita ere ardura horiek bukatu eta hurrengo bi urteetan ere eskerrik asko eskerrik asko

aipatu dituzun kode etikoa eta legediak nolabait agerian geratu da ez direla baliagarriak zeren eta gaur egun ere ate birakari horiek ematen dira eta guk aldaketak

edo asteazken honetan bertan zeren norabide eta maila ezberdinetan aritzen zarete ateei biraka

y aquí no pasa nada izan ere energia sektoreko

alderdiaren eta ate birakariak oso ondo olioztatuta daude

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea begira estarrona jauna

helburua jokabide horien jarraipena eta kontrola egiteko mekanismoak baditugu bai eta

hartzeko ere eta neurriak hartu egin ditugu eta beharrezkoa bada berriz ere hartuko ditugu nik ez dizut ezkutatzen nire kezka herritarrek ekintza politiko eta instituzionalarekiko duten distantzia edota desafekzioa ezagututa ziurtzat jotzen dut kezka hori partekatua dela hori dela eta kontu handiz

zuhurtzia ezinbestekoa da hausnarketa bat ere beharrezkoa den moduan denok bat gatoz ideia batekin positiboa da erakundeak

positiboa dela unibertsitateko hirugarren sektoreko

gizarte zibileko edo enpresa munduko profesionalek erakundeen kudeaketan eta zuzendaritzan parte hartzea hori horrela izanik joan etorriko bide hori arautu egin behar dugu baina erraztu ere bai estarrona jauna bestela bide hori oztopatzen badugu edo zalantzaz betetzen badugu

aipatu ditudan gizarte edo enpresa erakunde horien ordezkari edo profesionalen parte hartzea beraz neurriak eta kontrolak bai baina zuhurtasuna ere bai saio hau legebiltzar taldeek eusko jaurlaritzaren eginkizuna kontrolatzeko deitzen da

informazioa edo dokumentazioa eskatzeko aukera zabala duzu eta uste dut hau ez dela gaur gertatzen ari dena gaur ez duzu galdetzen eusko jaurlaritzari buruz

bestetik edozein portaera irregular aurreikusi kontrolatu eta zigortzeko aukera ematen duten neurri berriak proposatu

legebiltzar honetan aukera bikoitz hori erabiltzera gonbidatzen zaitut gobernua kontrolatzea eta hobekuntzak proposatzea gainerakoek hau da erantzukizun publikoa duten pertsonen gaineko susmo orokorra erabatekoa eta etengabea zabaltzeak
ezertan laguntzen partekatzen dugun helburuan hau da herritarren konfiantza bermatzea erakundeen jardunean eskerrik asko eskerrik asko

euskal administrazio publikoko kargudunen interes gatazkari buruz soto jauna zurea da hitza

soto jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor soto yo le pediría un poco de rigor

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna soto jauna zurea da hitza bai eskerrik asko señor lehendakari

euskal autonomia erkidegoko bi mila hogeita biko aurrekontu orokorrak egiteko gidalerro ekonomikoei buruz gordillo jauna

eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina

hernández jauna zurea da hitza egun on denoi egun on sailburu

eskerrik asko hernández jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea hernández jauna

llevar a cabo eskerrik asko tapia andrea hernández

eskerrik asko hernández jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera muriel larrea laso euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak

kantauriko kostaldeko itsas ingurumenari buruz larrea andrea zurea da hitza buenos días gracias buenos días

gracias eskerrik asko larrea andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

a futuro eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea larrea andrea zurea da hitza gracias consejera por su respuesta

larrea andrea tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

energia berriztagarrien arloko plan sektorialaren inguruan otero jauna zurea da hitza

egun on guztioi tapia andrea egun on trantsizio energetikoa

zuk maiz esan duzu adostasun zabalak egitea dagokigula gu ados gaude

o la hacemos o nos la hacen eta berriro ere ados nago ze gure ustez la hacemos hori baita ere da lurraldea ordenatzea noski

eta horretarako energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala bi urteren bueltan aurkeztea erabaki zen bi urte eta erdi pasa dira ordea eta prozesua mantso erdi geldirik dagoela iruditzen zaigu galdera da nola doaz lanak

eta bitartean barra librea dago eskerrik asko otero jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea otero jauna pozten naiz gai honetan batzuetan akordioak izaten ditugu eta nik uste elkarrekin egin beharreko

erdibideko zerbait eta kasu horretan lortu genuen berri bat martxan jartzea egia da berandu gabiltzala baina aipatuko dizut ditugun eta bitartean bai adierazi gauza bat

beti esan dugu egingo duguna berme guztiekin egingo dugula eta berresten dut hemen

lehen fasea bukatuta dago eta badirudi lehen fasea izan daitekeela errazena baina kasu honetan saiatu gara ba parte hartze prozesua eta abar zabala izaten eta

hor egon da baina egia da agian azkarrago egin zitekeela hori onartuz zer egin dira orain arte

zurea da hitza nik prozesu hori azkartzera gonbidatzen zaitut ze bitartean

oraintxe bertan zortzi proiektu eolikoen bueltan gabiltza araba jomugan

tartean enpresa desberdinak horretaz gain fotovoltaikoan ekienea eta enpresa ezberdin pila bat lur bila han eta hemen dakigula arabako

eta egiari zor galtzen hasiak gaude hainbeste proiektuekin

oraintxe bertan ez dakigu zenbat megawattio berriztagarri dauden proiektatuak nor gauzatu nahi dituen noiz

euskal estrategia energetikoarekin edo estatu planekin edo soilik

berriztagarrien hedapena ze ez litzateke albiste ona izango ezta

egin diozuela esan duzue baina esto está formalizado

ez dira arazo bakarrak guztiari goi tentsioko linea elektrikoak gehitu behar dizkiegu orain antza berriztagarriei lotuta ezkio itsaso gatika frantzia muruarte itxaso orain beste bi

bat gatikaraino joango da hemen jaurlaritza ikusle hutsa da edo

eta uste dut guztiz beharrezkoa dela atxikimendu hori ze energia trantsizioak abiadura behar du eta gauzak ondo ezarri behar dira eskerrik asko otero jauna tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea otero jauna

saiatuko naiz erantzuten alde batetik ez diogu inongo ukorik egiten antolamenduari ari gara tramitatzen eta gure helburua gainera da

kontsentsu baten barruan egitea antolamendu hori eta horregatik pasa dut denbora bat baita ere horrelako prozesu parte hartzaile batean

martxan dagoena zaharra da baina badago eta proiektuak eta interesak desberdinak agertzen dira baina gauza bat da interesa eta bestea da tramitazio benetakoa egitea

ezetz esan dugunak gure txostenak ministeritzari bidali dizkiogu

baina gure ingurumen txostenak ezezkoak izan dira beraz hor dago informazio zehatza eta horrek demostratzen du gainera hemen esan dudan zerbait gauza bat da egin egin behar dugula trantsizioa baina bestea berme guztiekin egin behar dugula

bat edo bestea edo hamar benetan iristen direnean eta tramitazioa hasten denean intentzioak intentzioak dira baina demostratzen da eginez eta uste dut egin dugula
eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera josé manuel gil vegas euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak
ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina

pavea bi mila hogeita bat ibilgailu efizienteen eta alternatiboen aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzen

muchas gracias eskerrik asko gil jauna tapia andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko gil jauna tapia andrea zurea da hitza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

patronalari lan gatazketan ematen dion babes sistematikoari buruz casanova jauna zurea da hitza

arlo horretako ondorioak dira larrienak eta tristeenak ere baina arlo sozioekonomikoan ere inpaktua egon da eta hainbat

guztietan inpaktua izan du batzuk inpaktu horiek batzuk onartuak izan dira eta pandemiari aurre egiteko neurriekin lotuta

asumitu dira baina beste kasu batzuetan enpresek egindako hainbat

lan gatazkak artikulatu dira alde sozialetik ikusten zelako neurri horiek ez zeudela justifikatuta eta baliatzen zirela enpresaren partetik egoera soziosanitarioa

murrizketak ezartzeko eta ikusi dut berriro pandemia testuinguruan

horien aurrean eta lan gatazka guztien aurrean era sistematiko batean lerrokatu zaretela patronalarekin

zuentzat dogma bat da lan gatazka guztietan patronala beti arrazoia daukala

casanova jauna tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea casanova jauna eusko jaurlaritzatik eta bereziki

sailetik euskadiko industria garapenaren alde egin dugu eta egiten jarraituko dugu

beraiekin eskuz esku orain pandemiaren ondorioz baina ez hori bakarrik baizik eta une honetan ematen ari diren eraldaketei erantzun ahal izateko kontutan izanik batez ere eta beraiei bideratuta enpresa txiki eta ertainak ze horiek dira benetan gehien sufritzen ari direnak

eta ikaragarrizko oihartzuna hartzen dute baina txiki eta ertainak hor daude eta horiei bideratzen dira gure

eguneroko laguntzak aldaketa handietan murgilduta daude eta gure eskumenak industria teknologia energia ekintzailetza jasangarritasuna dira

kasu honetan bereziki garrantzitsua da pertsonen kudeaketa

eta benetan horrek izango duen eragina eta hori ez badugu kontutan hartzen benetako eraldaketa ez da emango teknologiak bakarrik ez duelako balio

pertsonak behar ditugulako eta gure eskumenen ikuspegitik

entzuteak zure partetik esan duzunean enpresekin eskuz esku lanean egon zaretela pasa den astean hemen lan eta enpleguaren batzordean itpko

esan zigun jaurlaritzaren partetik beraiekin harremanik estuena eduki duen sailburutza izan dela barne

sudur hori ere aipatu egin behar da eta itp da oso kasu esanguratsua

adierazpen onartezinak enpresa arduradun batzuen partetik eta aipatuko dut arabako patronalen presidenteak esandakoa

sindikatuei gezurrak eta irainak leporatzen eta hemendik ere eskatzen dut bi pertsona horiei atzera egitea errektifikatzea eta barkamena eskatzea bere irainekin

eta azkenik ja badakit denbora pixka bat gehiago izan dela langileak umezurtz daude jaurlaritzaren partetik

jaurlaritza sindikatu bat bezala edo alderdi politiko bat bezala aritu dezakeenik ez dugu hori eskatzen ere baina hain era nabarmenean eta gordinean patronalaren partetik urratzen direnean oinarrizko eskubideak pentsatzen dugu gobernua ahoa irekitzeko eta

heldu dela eta zain gaude zain gaude aspalditik zuek hori egiteko eskerrik asko casanova jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro presidente andrea otero jauna krisialdietan bakarrik ez

barkatu casanova jauna krisialdietan bakarrik ez badakizu beti guretzako garrantzitsua izan dela

eta sail honek beti izan du erabaki hori

izan ezik beti izan dugu interlokuzioa guztiekin

bat bi askoz ere gehiago bilera asko izan dira eta hori esaten ez duenak edo ez daki edo

eta benetan egiten duguna egiten dugu ez bakarrik baizik eta lan eta enplegu sailarekin benetan hor dagoelako konfliktibitatea dagoenean

sartuko baina elkarrekin egiten dugun lan bat da ezin dugu

elkarrekin egin beharreko lana da umezurtz daudela benetan erabili daitezke bide desberdinak no hay no hay

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak

iragarri den berariazko ekintza planaren gainean barrio jauna zurea da hitza muchas gracias presidenta

barrio jauna erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza

eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa maria garde ramirez eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

erkidegoko herritarren osasun mentala egoki artatzeari buruz garde andrea zurea da hitza

eskerrik asko eguerdi on guztioi eta berezik eguerdi on

eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik ze planteatu nahi genizun interpelazio hau

bilkuran egin nahi genizun baina ez zen posible izan agenda kontuengatik uste dut hortaz

uste dugu behingoagatik badela momentua osasun mentalaren inguruan berriro hitz egiteko

ze duela hilabete gutxi batzuk konkretuki ekainean uda hasi aurretik eh bilduk proposamen zehatz bat egin zuen ganbera honetan osasun mentalaren afera eta erronka mahai gainean jartzen hasteko

akordiorik hain zuzen ere eskatzen genuena zen osasun sailak zure sailak

pandemiaren inpaktua ondo neurtzeko eta jakiteko zer nolako eragina jasan dugun

kolektiboka aztertu gero horren arabera osasun sistema eta osasun mentaleko sareak egoki berrantolatu eta indartu ahal izateko pandemiaren ondorioz inpaktu bat egon dela osasun mentalean agerikoa da eta ez dago zalantzan eta ez du eh bilduk bakarrik esaten osasun mentaleko profesionalek ohartarazi digute behin eta berriro azterlan

jasan dituzten antsietate beldur ezinegon eta

eta hemen bereziki aipatu behar ditugu haur nerabe eta gazteak oso kasu larriekin eta horien artean emakume gazteak

diot ez dugu guk esaten hala adierazi du ere osasunaren munduko erakundeak

munduko populazioaren ehuneko lau antsietatea depresioa eta trauma ondorengo estresa jota dago pandemiaren ondorioz eta gu

eta horren aurrean ezin dugu ez ikusiarena egin es que gainera ezinezkoa da

orain azaleratu eta azpimarratzen ari da baina osasun mentalean genituen premiak aspaldikoak dira baina guzti horren aurrean guk honako hau esaten genuen inpaktu bat egon da erreala izan da larria izan da goazen ikustera zer gertatu den gero horren arabera neurri egokiak hartzeko guretzako oso logikoa baina zuek ezetz gobernua sostengatzen duten alderdiek osasun sailaren oniritziarekin esan zitzaigun proposamena baztertu zenuten esanez

zuek daukazuela informazio guztia eta gainera modu egokian artatzen duzuela herritarren osasun mentala eta barkatu baina premisa hori oinarrian eta okerra da bai ze zuk guk baino hobeto dakizu

ez dagoelako horretarako ez pentsatuta ez prestatuta eta

agerian utzi dituelako osasun sistemaren egiturazko gabezia batzuk eta baita ere osasun mentaleko sarearen ahulezia batzuk denok dakigu historikoki osasun mentala osasungintzaren munduan alorrik kakotxen artean esanda pobreena edo garrantzia arreta eta baliabide eta errekurtso gutxien jaso duena izan dela orduan

eta osasun mentaleko saretan egun gaixotasun mentalak buruko gaixotasunak artatzen dira baina ez da osasun mentala modu integralean artatzen

ikusita egiturazko beharrak pandemian gertatutakoak

eta ikerlariek mahaigaineratutakoak osasun munduko erakundeak egindako planteamenduak eta abar luze bat

osasun publikoaren agenda globalaren erdigunean dagoela neurri ausartak

eta osasun mentalaren erronkari aurre egiteko eta aurre hartzeko hortaz

zer egiteko prest zaude osasun mentalari dagokion lekua garrantzia eta baliabideak emateko

legebiltzarreko presidente andrea eta legebiltzarkideok berriro ere egun on lehenengo eta interpelazioaren justifikazioan aipatzen diren kontzeptu batzuk argitu nahiko nituzke

egoera emozionala kontzeptu desberdinak dira eta beraz osasun zaintzaren aldetik ikuspegitik izan daiteke antzeko gauzak

eta antzeko arreta eskatuko balute bezala baina aztertu beharra dago ez da horrela eta ez da horrela eta horregatik argi eta garbi

trastorno psikiatrikoak eta ondoeza emozionala gaixotasun mentala eta ondoeza

familia inguruneen bizi kalitatean eragin handia izan dezaketen gaixotasunak dira gaixotasun horien diagnostikoak eta

arreta soziosanitarioko sareak eskaintzen dituzten baliabide sanitario eta sozial oso espezifikoak eskatzen dituzte argi dago pandemiak konfinamenduak arretaren presentzialtasun txikiagoak eta hainbat baliabideetan jarduera murrizteak pertsona horien ongizateari

haur nerabe eta adineko pertsonarik ahulenak diren herritarren artean larritasun ertaineko eta altuko kasuen kasuistika areagotu egin da

gazteen eremuan baina osasun mentaleko sareak eta osakidetza egoera horiei erantzuten ari da

interpelazioaren justifikazioan eh bilduk aldez aurretik aurkeztutako

zuen esanetan gobernua sostengatzen duten alderdiek osasun sailaren oniritziarekin uko egin zioten gizartearen osasun mentalaren azterketa egiteari berebizikoa zena eta izango dena egungo osasun mentaleko egiturak egoki indartu eta osasun premia berriei erantzuteko

gizartearen gehiengo zabal bat ordezkatzen dutela eta irizpide bat dutela herritarren osasun mentalari eragiten dioten arazoei buruz eta arazo horiei

hau izan zela eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio osakidetzako osasun mentaleko zerbitzuak bereziki erne egon daitezela pandemiak epe ertain eta luzera herritarrengan eragin ditzakeen

eta bereziki osasun mentaleko sareetan arreta bermatu dezala horretarako

eta horixe da hain zuzen ere egin duguna eta egiten ari garena ez bakarrik agindu horren ondorioz baizik eta

osasun sailetik herritarren beharrei adi jarraitu dugulako baliabide eta zerbitzu berriak diseinatuz eta martxan jarriaz oso gertuko adibide bat dugu baieztapen honen errealitatea erakusten duena

osakidetzako eguneko ospitale psikiatriko berriaren instalazioak bizkaiko haur eta nerabeentzat bilboko saralegi plazan dagoen zentro berria irekitzeko berrehun eta berrogeita hamar mila euroko inbertsioa egin da eta hamabost plaza

eguneko ospitale hau intentsitate handiko baliabide anbulatorioa da eta osasun mentaleko arazo larria duten haur eta nerabeek artatzeko

eta ohiko ingurunean geratzea erraztuz bizitza

itzultzea erraztuz hori dela guztion asmoa hau da ekimenaren adierazle bat baina honek erakusten du eta hori ez da egun batetik bestera suertatzen horrek

eta baliabideak ipintzen goazela eta erantzuna ematen zaiela herritarren beharrei eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea

lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet sagardui sailburua emandako azalpenengatik eta

orain ere gauzak egiten dira guk ez dugu inoiz esan eta ez dugu esaten

para nada gainera eta zuk aipatu duzu aurreko astean

bai baina lehenengoa da horrelakoa horrelako ezaugarriekin bizkaian

behar horiek ere errekonozituak zeuden oraindik gipuzkoan ez dago horrelakorik

eta zuen departamentuetatik helarazitako informeetan ere hala esaten da

ona eta egokia da osasun mentaleko erdibideko egitura berriak irekitzea eta bereziki gazteei begiratuta ondo dago hori baina horrez gain bestelako erabaki eta neurriak hartu behar ditugu eta horren ingurukoa zen interpelazioa eta horri ez didazu erantzun

ez dugu osasun mentala modu berdinean ulertzen ez dugu jendea artatu behar larri dagoenean

ongizate mentala da artatu behar duguna eta noski dauzkagula denok erramintak baina batzuetan ez ditugu eta jende guztiak ez ditu hori artatu behar dugu

ezinbestekoa izango da gainera jendartean dauden tabuak eta estigmak gainditzeko esateko jendeari

normaltasunez eta guzti hori egin behar da eta begirada berezi bat jarriz kolektibo zaurgarrienetan sozioekonomikoki errenta baxuak jadanik gaixotasun mentalak dituztenak pertsona adinduak

más kolektiboko pertsonak haur nerabe gazteak horiek hurrenez hurren eta horretarako baliabide material

handiak gainera eta neurri ausartak eta horren inguruan

berriro horretarako prest al zaude sagardui sailburua eskerrik asko garde andrea sagardui andrea zurea da hitza

garde andrea eskerrik asko zure hitzengatik baina esan behar dizut errealitatea

beste bat dela eta hori ezagutu egin behar dela eta horrexegatik

baina osakidetzan denbora daramagu horrekin ezaguna da eta ez horregatik bakarrik daukagu badaukagu

zuk esan dituzunak egiten ditugunak dira eta eta dena ez da konpontzen esanez

entzun dudan gauza bakarra eta ez da eta osasun mentala

estigmatizatzen eta ondoeza emozionala

estigmatizatzen badugu ere ez dugu ezertan lagunduko

erantzun eman baita horri lehen esan dudan bezala arreta psikiatrikoaren premien errealitatea

baina guztietan ez horretan bakarrik guztietan gure bizitzako alor guztietan gure esperientziak eta eskuratutako ezagutzak gidatzen gaitu lehen aipatutako moduko baliabideak irekitzera esaten dudana egun batetik bestera sortzen ez direnak eta pandemia egonda ere

diogu osasun mentalari osasun mentala eta osasun emozionalari osasun emozionala

ez da bakarra zuk aipatu duzun bezala gasteizen badugu bat eta orain hilabete batzuk aieteko donostian beste bat ireki genuen

zuk aipatzen zenituen guzti horiek hemen daude eta errealitateak dira

eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua

gobernu espainolak gerra zikinean izan zuen inplikazioari buruz

ez dira nire hitzak artolazabal andrea dira

mila bederatziehun eta laurogeita bederatziko irailaren hogeiko arratsaldeko lau eta hogeita bostak dira josé antonio cardosa morales postari gazte batek gutun bat sartu du

lehertu da eta heriotza eragin dio postariari salazarrek

baten kontrako torturagatiko kondena bakanetako bat

tenientea bonba gutun hura izan zen torturatzaileen mendekua tenientea kapitain eta kapitain

ingurukoa zelako berriki emilio alonso manglano espainiako espioitza zerbitzuetako buruak

horren arabera psoeko ministroa den josé luis corcuera bonba bidalketa horien atzean dago berea da erantzukizuna bere ardurapean daude eta intxaurrondoko guardia zibilaren bidez bidali dira manglanok

la institución hilabete horietan gutxienez antzeko beste hiru pakete bonba igorri zizkieten iñigo iruin abokatuari mari karmen egiguren eta kike

gutuna correos zerbitzuan antzeman dituzte hara hurbildu da

ez dio uzten gerturatzen eta inolako azalpenik gabe atzera botatzen du

bidalitako bonba gutun horiek ezin dira beste militante abertzaleei heldu dena

berriro ere concha morales joxean cardosaren amaren hitzak

instrukzioa zabaldu zuen eta zabaldu eta itxi egin zuen etakoa izan balitz seguramente horren azkar itxiko kasua justiziak ez zuen ezer egin familia honek ez du justiziatik ezer jaso eta da zerbait behin eta berriro gertatzen ari dena pasa den astean egon ginen zinexit jardunaldietan

bere arrebak esaten zuen amore ematen duela justizia eskuratzetik desistitu egiten duela justizia erantzun bat jasotzetik desistitu egiten duela justiziaren aurrean inolako akusaturik

ez dute justizia espero eta badakite zer gertatu den badakite non dago mikel eta badakite baita ere non dago mikel erail zutenak

mina eta umilazioa estatuko biktimak urriaren hamabian bi biktima mikel egibar torturatua eta pilar garaialde bere aita hil ziola esaten dute giza eskubideak urratu zituen indarkeriaren apologia ekintzak dira omenaldi hauek

inpunitate osoa dutela adierazten zaie holako ekitaldietan ez dugu ahaztu behar indarkeria honetaz baliatu zirenetatik gehien gehienak

eta zigorra jaso zuten gutxi horiek gerora ohoreak jaso dituztela biktima batzuk horrela pentsatzen dute artolazabal andrea estatutuko biktimak direnak

amaren hitzak hemen egiazkoa eta benetakoa den gauza bakar
eskerrik asko arzuaga jauna artolazabal andrea zurea da hitza

inolako zalantzarik izan estatuko egituretatik bidalitako bonba karten balizko kasuak argitzeko ikerketa bat

bizikidetzarako eta giza eskubideetarako eta aniztasunerako plana da gure ibilbide

egia justizia eta aitorpena horiek dira hiru printzipio nagusiak egia justizia eta onarpena eskubideen urraketa guztiei aplikatutako printzipioak noski aipatzen dituzun eskubide urraketa potentzial eta larriei ere bai

verdad justicia y reconocimiento siempre eskerrik asko artolazabal andrea arzuaga jauna zurea da hitza

eta esaten duzu estatua eta inkontrolatuak eta eskuma muturra dela baina gertuago daude

ez dira horren inkontrolatuak intxaurrondon daudelako oraindik daudelako ez dira eskuma muturrak

ministroak inplikatuta daude hemen psoek kontrolatzen zuen aparatua dago hemen

estuki eta zure kideak dira gobernuan inplikatuak daudenak zure gobernua sustatzen dute zuri gehiengo absolutua ematen dizun alderdia da honetan inplikatuta dagoena

operatzen zuten barrionuevo corcuera vera edo gonzález jauna eta nik galdetu nahi dizut ea zaren inplikatuta sentitzen lehenengo pertsonan indirectamente ez bada ere inplikatuta sentitzen juan maria atutxa

sentitu direlako umiliatuak urriak hamabi egin diren omenaldietan

eskerrik asko arzuaga jauna artolazabal andrea zurea da hitza

gai zerrendako hemeretzigarren gaia interpelazioa amaia martínez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza

sailburuari egina komunikabideei euskara erabiltzeko diru laguntzak banatzeari buruz

eskerrik asko martínez andrea zupiria jauna zurea da hitza

edición eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna martínez andrea zurea da hitza

gai zerrendako hogeigarren puntua galdera gustavo angulo garcía elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak

jateko eta edateko ezarri dituen murrizketei buruz angulo jauna zurea da hitza

angulo jauna zupiria jauna erantzuteko zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko angulo jauna zupiria jauna erantzuteko zurea da hitza

eta egin duten ahaleginaz eta horregatik izan ditugu zabalik gure inguru guztian ez bezala zinema aretoak zabalik joan den urteko ekainaren batetik eta gure arduretako bat izan da

izan dituzten kalteak arintzen laguntzea ildo horretatik iragarri nahi dut dirulaguntza deialdi berri bat martxan jarriko dugula zinema aretoei zuzendutako programazioan laguntzeko denera berrehun mila euroko deialdia izango da eta jada

zuzendu dizkiegun beste hainbat laguntzen bide beretik dator hil honetan zabalduko dugu deialdia eta laguntza jasotzeko martxoaren hogeita hamaika baino lehen hamar estreinaldi eskaini beharko dituzte jatorri europarra edo